egun on osoko bilkurari hasiera emango diogu

amiantoaren biktimentzat konpentsazio funts bat sortzeari buruzko gorte nagusietarako ekimena diputatuen kongresuan aurkeztuko duen eusko legebiltzarraren ordezkaritza izendatzea da bozketara pasa beharko genuke baina eskatu zait bost minutuko receso txiki bat hasi baino lehen beraz bost minutu